osoko bilkurari hasiera emango diogu

bozeramaile batzordean horrela hitzartu edo erabaki dugu minutu bateko isilunearekin hastea aste honetan zehar

gai bakarra arartekoaren

urteko txostena legebiltzarraren erregelamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dioenari jarraituz legebiltzarraren erregelamenduko

lehenengo arartekoak txostenaren laburpen bat aurkeztu beharko du ararteko jauna

eskerrik asko legebiltzarreko presidente

lehendakari jauna legebiltzarkide jaun andreok gobernukideok egun on

ohorea da niretzat berriro eusko legebiltzarraren osoko bilkura honetan agertzea

edukia laburki azaltzeko asmoz atsegin handiz ordezkatzen dut erakunde hau euskadiko herritarren

goi mandataria da bi helbururekin sortua

haiek gure herriko administrazio publikoekin dituzten harremanetan eta bestetik gobernamendu ona sustatzea

hogeita seian giza eskubideen eta berdintasunaren batzordearen aurrean agertu nintzen txosten

ezagutarazteko horrela herritarrek arartekoari iaz egin

egin nuen eta labur azaldu nituen erakundeak alde horretan

jarduerak gaur osoko bilkura honen aurrean egingo dut

autonomia erkidegoko eskubideak babestearen egoeraren balorazio orokorra horrela deritzona mintzaldi honetarako eman didaten

adierazterik eskubideak zenbateraino babesten diren arartekoaren jarduera antolatzen duten hogeita zortzi arloetako bakoitzean eta haur eta nerabeentzako bulegoari dagokionean

ikuspegitik begiratuta eusko jaurlaritzaren

eta politika publikoei buruz erakunde honek duen iritziaren alderdi

hemen bereziki azpimarratuz talde ahulenen alde burutu dituzten ekintzak edonola ere nire agerraldian mamiari zuzenean heldu aurretik gutxienez azaletik aipatu nahiko nituzke arartekoak iaz egin zuen lana testuinguruan kokatu ahal izateko datu orokor esanguratsuenak bi mila hamaseiean marka hautsi dute herritarrei zerbitzatzearekin eta administrazioak

lotutako jarduerak guztira ia ia

ikusten lagunduko digun erreferentzia gune bat iraganean bilatzen badugu esango dizuet bi mila hamar

urteen bitartean arartekoaren jarduera orokorra sei mila bostehun ia

jardueretara gehitu dela hau da ehuneko hirurogeita zazpi igoera herritarrei kasu egitearekin eta administrazioak ikuskatzearekin zerikusia duen jardueren artean zortzi mila berrehun kexei dagozkie gainera ofiziozko eta bilakaera

informazioa eta orientabidea eskatzen zituzten bi mila seiehun

eta laurogei inguru bilera hainbat administrazioekin

ehuneko hogeita hiru igo da bi mila

eragindako administrazio kexak sorrarazi zuen jarduera zuzendu eta aldatu du kasuetatik ia

gehienetan ez da gomendio formarik egin behar izan eragindako administrazioak arartekoaren proposamena onartzeko datu hori aztertutako urteetako altuena da eta argi erakusten du berez arartekoaren esku hartzea eraginkorra dela euskal administrazioek ondo hartzen dituzte arartekoaren iradokizun eta gomendioak

erakunde honen lanari erabateko zentzua ematen diona

osasun alorrean daukan garrantziagatik onetsi beharra dago bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko uztailaren

urteko legea era berean adikzioei buruzko araudi berria onartu da

zazpiko bat barra bi mila hamasei legearen bitartez

atzerritarrek osasun laguntza jasotzeko dituzten zailtasunak azaltzen dituzten zenbait kexak

jaso dituenak bai larrialdietan laguntza jasotzeko eskubidea

bai laguntzarako eskubidea aitortzeko eskaerak onartzeko dauden eragozpenek agerian jartzen dute pertsona horiek administrazio egoera korapilatsuan

aldeko jarrera izan era berean kexa batzuetan

itxaronaldiak aipatzen dira eta osasun sailarekin lankidetzan lortu diren konponbide zehatzez

aurreko txostenetan egindako ohar berbera egin beharra dago ehun eta laurogei egun baino gehiago igaro diren kasuetarako alegia

ustez zenbat denbora itxaron beharko duen osasun karpeta eskuratuz gero itxaroteko zerrendan gaixoa zer hurrenkeran dagoen jakite hutsak ez du inolako baliorik

baldin eta ebakuntza egiteko data bat agertzen ez bada

ezgaitasuna duten pertsona eskubideei buruzko hitzarmena onartu zenetik hamar urte bete direnean arartekoak azpimarratu nahi du euskal administrazio guztiek konpromiso hartu behar dutela eraginkortasunez eta ezinbestean ezgaituek

benetan gauzatuko dituztela bermatzeko eta sustatzeko ezgaituek ez dute bereizkeriarik jasan beharko eta eraginkortasunez

itun horrek iragana eta geroa bereizten ditu talde bereziki ahul horretako kideen eskubideei zor zaien begiruneari dagokionez era berean

ezgaitasunak murriztu egiten duela ez bakarrik ezgaituaren ahalmen ekonomikoa baizik eta baita ere haren

eta ondorengoak izan ere senideek gastu gehigarri batzuk hartu behar izaten dituzte beren gain eguneroko bizimoduan

beraien benetako errenta mugatzen dute izugarri mugatu ere zenbait kasutan horren haritik arartekoaren iritziz zenbait neurri hartu behar dira ezgaituek eta beren familiak egin behar duten ahalegin ekonomiko handiago hori aintzat hartzeko

bertan era normalizatuan parte har dezaten arartekoak kontsulta ugari jasotzen ditu

kontsulta horiek aholku sarea izeneko eusko jaurlaritzaren zerbitzura

arartekoaren ustez sare horrek zuzeneko aholkularitza juridikoa izaten aukera ematen die etorkinei

hori dudarik gabe ontzat jotzen du erakunde honek gainera txostenean aipatzen da arartekoak bere web orriaren bitartez

aurka egiten diren estrategiak babestu dituela ekimen hori oso beharrezkoa da pertsona batzuei jarrera xenofobo eta baztertzailearekin atzerritarren eta kultura gutxiengoen gainean sustatzen eta zabaltzen dituzten

horregatik espetxe arloko eskumenak eskualdatzea eskatzearekin batera

ohartarazi behar zaie espetxea ez dela erakunde urruna eta besterena

beraz arlo horretan gure lana da eskualdatze horren ikuspegia

aldarrikatzearekin eta espetxeen errealitatea erkidegoan

presoak gure erakunde autonomikoek foralek eta tokikoek antolatu eta kudeatzen dituzten zerbitzuen sare normalizatura sartzeak izango lukeen eraginaren bidez

urtean ararteko erakundeak behin eta berriz adierazi du

artatu behar dituztela hau da patologia psikiatriko kronikoa edukita zigor prozedura judizialetan daudenak edo horien ondorioz

neurriak betetzen ari direnak gainera arreta jasotzeko aukera izan beharko lukete

justizia administrazioaren gainean arartekoari egin dizkioten kexak ebazteko orduan

pasa den urtean horiek gainditzeko erakunde honen ustez

egin beharko lirateke sail judizialaren diseinu

mugatzen duena pertsona bakarreko

birbanatzearen arteko jurisdikzioaren elkargoaren jarduna mugatzen duena

eta jendetza auziak izapidetzeko egin behar diren ahaleginak berriz orekatzeko ez dago espezializatutako epaitegi nahikorik planta organikoaren eredua berritu behar da

informazioa eskuratzeko eskubidea arautzen duen araudiak

informazio eskaerak herri administrazioek ingurumen informazioa modu aktiboan zabaltzeak gardentasuna bermatzen du eta herritarren parte hartzea sustatzen du ingurumeneko zenbait elementuaren egoerari dagokionez elementu horien artean daude airea atmosfera ura

paisaiak eta natur guneak arartekoak badaki

herritarren bizi kalitatean horregatik gogorarazi da garrantzitsua dela ingurumena kontrolatzeko neurriak

hots kutsaduraren eraginagatik urra daitezkeen konstituzio eskubideak benetan

herritarrek zaratarik gabeko etxebizitza bat izateko duten eskubidea defendatzeko dekalogo batean bildu dira

prestatu da eta autonomia erkidegoetako

defendatzaile guztiak eta espainiako herriaren defendatzaileek ere onetsi dute

urtean zenbait herritarrek arartekora jo eta esku hartzeko eskatu digute

ez zaienean edo osatu gabeko erantzuna eman zaienean halakoetan erakunde honek euskal herri administrazioak zaindu eta ikuskatzeko eginkizunak burutu ditu otsailaren gure hiru barra mila bederatziehun eta laurogeita bost

oro har ematen dizkion zereginak betez arartekoaren ustez eremu jakin batean ez dira behar beste urrats egin

osagarri garrantzitsua izango litzateke eremu hori interes taldeak arautzea eta lobbyak erregistratzea da

ahalbidetzen duten neurriak ezartzen eragindako herritarrek hori eskatzen dutenean

arinago noa zeren bestela beste

adibidez ezaguna biktimak herri administrazioetako langileak administrazioen araubide juridikoak jarduera ekonomikoa antolatzea eta abar baina

dudan denbora honetan horregatik urteko txostena azter dezazuen eskatzen dizuet edo gutxienez arlo bakoitzari buruzko ondorioak

azkenik gutxienez aipatu egin nahi nituzke arartekoak nazio artean burutu dituen

nituenean hitz eman nuen bezala nire lana betetzeko orduan giza eskubideen

sartu nahi izan dut pixkanaka giza eskubideei buruzko nazioarteko zenbait tresna ezagutaraziz eta ezarriz eskubideak bermatzen dituzten beste erakunde batzuekin bi aldeko edo alde bakarreko harremana sendotuz eta azken batean eskubideak eta askatasunak babesteko euskal agintarien egintzari presentzia eta

apustu arartekoak giza eskubideak babesteko nazioarteko erakundeekin harremanak sendotzeko eta horrela jarraituko dugu datozen urteetan harremanak estutu egin ditugu

european network of ombusdmen oif edo iberoamerikako federazioa

eta bi aldeko harremanak eta nazioarteko beste erakunde batzuekin eta europako zenbat ombudsmanekin horrez gain harremanak ere

erakundeekin berekin halaber giza eskubideak nazioarteko erakundearen berri doktrina eta argitarapen

bukatuko dut bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiet ararteko erakundean zerbitzuak egiten dituztenei beraien ardura sutsuagatik eta konpromisoagatik

amaia emateko eskerrak eman nahi dizkizuet zuen arretagatik eta laguntzen jarraitzeko eskatu nahi dizuet estatutuaren eta legearen bitartez legebiltzar ordezkari honi
eman zaizkion eginkizunak behar bezala betetzeko mila esker eskerrik asko ararteko jauna

legebiltzar taldeen txandara pasatuko gara hamabost minutuko txanda izango dute eta euskal talde popularraren ordezkaria den bengoechea anderea hasiko da

eskerrik asko bengoechea andrea eusko sozialistak taldearen ordezkaria romero andrea zurea da hitza

eskerrik asko romero andrea elkarrekin podemos taldeko ordezkaria guanche andrea zurea da hitza

guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok eskerrik asko ararteko jauna eta bere taldekideei azalpenengatik bi mila hamaseiko

nola ez zoriondu nahi zaituztegu batez ere hain ondo egitearren dakizuenez gure iritziz herritarren eskubideen defentsa

denona eta denontzako izan dadin ekingo diogula azpimarratzen dugu

guanche andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

egin duen aurkezpena hasiko gara nabarmentzen beste bozeramaileek egin duten bezala

ehuneko hirurogeita hamar hazi direla arrazoi askorengandik baina batez ere eduki ekonomikoko gizarte prestazioei buruzko kexek eragin handia izan

gure aburuz argi geratu da bi mila hamaseian ere biziago nabarmendu dela krisi ekonomikoa pertsona eta talde ahulenen bizkarrak zamatuz krisiak agerian jarri ditu elkartasunaren eta duintasunaren balioa

baina oso kontrako jarrerak ere ikusi ditugula ere esango genioke arartekoari eta seguruenik diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan azken hilabeteetan geraturikoa izan daiteke horren adierazle nagusiena

erabat arbuiagarria eta onartezina den tantaka tantatako estrategia bat jarri dute martxan zoritzarrez herritarren artean eragin handia izan duena eta testuinguru honetan funtsezkoa da arartekoak egiten duen aldarria gizarte erakundeen eginkizun eratzaile eta euslearen aldeko aldarria funtsezkoa baita erakundeetatik egin daitekeen lana

gizarteratzearen kohesioaren ekitatearen eta gizarte justiziaren alde diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko eztabaidak garrantzi handia badu ere gizarte beharraren eztabaida marko zabalago

pentsatzen du gure taldeak eta pertsonen beharretara etorrita atentzioa deitzen duten beste zenbait elementu azpimarratzea eta funtsezkoa iruditzen zaigu

jarraipenarekin jasotako politika publikoetan adingabeen interesen nagusia kontuan hartzeko betebeharra

termino guztietan betetzen ez dela adierazi digu txostena

lanbidek honen inguruko interpretazio edo ikuspegi desberdina agertu badu ere eztabaida ezin den elementu baten inguruan gaudela deritzo gure taldea batez ere arartekoaren haur eta gazteen bulegoan jasotako kexen ehuneko

lotutak daudenean azken pobrezia eta desberdintasunaren inkestak pobrezia seme alabak dituzten familietan kontzentratzen dela jakin da

gizarte zerbitzuaren legearen garapena nahi baino polikiago doala nabaria da aurrera eramateko sisteman eskatzen diren moldaketa eta egokitze prozesuan ematen ari den zailtasunen inguruko kezkak azaldu dituzte eragile

agerian utzi zituen gizarte zerbitzuetarako sarbidearen ahulezia

egikaritzeko udalerrien araberako ezberdintasunak finantzazio modeloaren inguruko definizio falta

gizarte zerbitzu publikoen izaera unibertsalari dagokionean ematen ari diren atzera pausuak eta jaurlaritzari dagozkion lidergo eta koordinazio funtzioetan sumatzen diren gabeziak hala ere aurtengo txostenean energia pobretasunaren inguruko gizarte eztabaidarako oinarriak ere ezarri ditu eta sinestezina iruditzen zaigu egun

hilabete hotsetan etxean tenperatura egokia mantentzeko

estatuarekin egiten ditugun konparazio horietatik nahiko ondo ateratzen bagara ere azken aldian ezagutu ditugun datuak dramatikoak direlako alerta guztiak martxan jartzeko modukoak eta konparazio hori askotan esan dugun bezala

diru sarrerak bermatzeko sistemak eta oro har gizarte zerbitzuen euskal sisteman arrisku bat dute momentu honetan eta gure gizartea gainbehera doala nabarmena da gizarte arrakada zabaltzen doa eta pobrezia gordinena

gurea gizarte bezala esku artean dugun erronka nagusienetako baten aurrean kokatzen gaitu eh bildu taldearen ustez

erantzuteak egungo politika sozial eta euskal babes sistemaren inguruko gogoeta sakon eta konpartitu bat aurrera eramatea eskatzen du

ausardiaz seriotasunez eta erantzukizunez eta modu berean ausardiaz seriotasunez eta erantzukizunez nola ez ingurumenari heldu behar diogu aipamen berezi bat petrolio fintzeko plantaren inguruan muskizekoa hain zuzen

erantzuna jaso ostean bertan hartutako ingurumen kontroleko neurriak jasotzen dira gogoratu behar dugu arartekoak aurretik ere esku hartu egun duela intzidente horiei dagokienez

horien artean ingurumen kontrolaren jarraipena egiteko mahai bat sortzea proposatu zuen eta arazoa

beste aldetik lezertua jaunak konpartitu zuen legebiltzar talde honekin espetxe politikaren transferentziari buruzko kezka argi esan zuen espero zuela lehenbailehen betetzea baina dakigunez gernikako estatutuan jasoa eta bete ez den kontua da gai honetan guk gehituko dugu madrilgo gobernuak

politikarekiko jarrera batez ere politika hau eskubide horien ukazioan

hau da trasladoak zigorrak destinoak familiakoen bisitak ukatzea edota preso gaixoen kasuak orain dela gutxi legebiltzar honetan

ibon iparragirreren egoera salatu da urte asko daramagu preso honen egoera salatzen eta oraindik madrilen dago zoritxarrez

cada vez que abordamos estos temas denbora mugatua dugu baina ez dugu amaitu nahi hizkuntza eskubideak aipatu gabe euskaldunen hizkuntza eskubidea oraindik orain urratsen diren garai honetan

ezin daiteke izan bi hizkuntza ofizial ditugun herri honetan beti

bermatzeko gure eskubidea bermatuta ez dugulako euskaraz bizitzerik ez daukagulako esparru guztietan segurtasunean osakidetzan edo laneratzean gertatzen den moduan

irudipen subjektiboa baizik eta errealitate objektibo eta egiaztagarria bukatze aldera eskaera batekin amaitu nahiko genuke

egoera ekonomiko larria duten pertsonengan elkartasuna sustatzeko herritarren artean izan ere erabakitzeko garaia da ea osasuna etxebizitza hezkuntza giza eskubideak eskubide sozialak eta ideiak

eskubideak ote diren ala ekonomikoen oparo aldietariko erreserbatutako pribilegio hutsak eskerrik asko
eskerrik asko blanco anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berasaluze anderea zurea da hitza

egun on guztioi arartekoari eskerrak emanaz eta gure taldearen begirunea azalduaz hasi nahiko nuke nire hitzaldia

urtean zuzentzen duen erakundeak egindakoaren berri eman digu eta

izan genuen giza eskubide eta berdintasuneko batzordean bertan zabal hitz egin genuen

egindako txostenari buruz eta talde bakoitzak gure posizio eta iritziak azaltzeko aukera izan genuen baita arartekoari galderak egin eta bere erantzunak jasotzeko aukera ere mila bederatziehun eta laurogeita bostgarrena urtean arartekoaren instituzioa sortu zenetik

kontsolidatu egin dela herritarrentzat eta baita administrazioarentzat ere erreferente bihurtu dela herritarrek nora joana daukatelako egon ezin edo

eta administrazioarentzat ere arartekoaren erakundetik egiten zaizkien gomendioak herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzen eta administrazioa bera

eramaten laguntzen dutelako bi mila hamaseigarrena

aurreko urtearekin alderatzen baldin badugu ehuneko hogeita hiruko igoera izan dela ikusten dugu herritarrek aurkeztutako espediente eta kexetan eta

bi mila hamarrekin hemen lehen aipatu da baita ere ehuneko hirurogeita hamareko igoera izan da

arrazoi ezberdinak egongo dira igoera hau ulertu ahal izateko azken urteetan sufritzen ari garen krisia eta bere ondorioz daukagun egoera ekonomikoa dudarik gabe baina beharbada instituzioaren ezagutzak ere izan dezake zerikusia igoera honetan erabiltzaileei egindako galdeketen ondorioak ere oso esanguratsuak dira zentzu honetan erabiltzaileen ehuneko laurogeita batak gomendatu egingo luke

eta sinesgarritasun maila ere bai ehuneko hirurogeita bostarentzat

ona edo oso ona delako guzti honek beraz guk uste dugu konfiantza bat ere adierazten duela datuen azterketa zehatzago bat egiten baldin badugu

kexa espedienteetatik ehuneko berrogeita hamalauan ez dela inolako

adierazten da eta okerreko jardueraren bat egon denetan ehuneko laurogeita hamairuan administrazioek zuzendu egin dute arartekoaren gomendioaren zain egon gabe beraz uste dugu administrazioen eguneroko

bideratutako espedienteen banaketari begiratzen baldin badiogu

normaltzat jotzen dugu ehuneko hirurogeita bostean kasi espediente horiek eusko jaurlaritzaren sail ezberdinen jardueraren aurrean azaldu direla ikusteak eta horietatik kasi ehuneko hirurogeita seia enplegu eta gizarte politiketako sailaren jarduerengatik izan dira etxebizitzari dagozkionak barne

pasaden legealdian etxebizitza arloa eta denen artean egia da baita ere diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan aurkeztu direla kexa eta erreklamazio gehienak eta baina baita ere esan behar da arartekoak oso argi

euskadiko gizarte babeserako sistemak pobrezia eta bazterketa adierazleak estatu eta europar mailako batez bestekoa baino txikiagoak izatea lortu duela gizarte kohesioan eta baita gure gizartearen ongizatean ere duen eraginagatik

denok ados gaude eta horrela jasota dago euzko alderdi jeltzale eta alderdi sozialistaren

lanbide modernizatu beharrean gaudela eta zailtasun handienak dituzten giza taldeei enplegu bilaketan laguntzeari eta lan munduratzeko ibilbide indibidualizatuak marrazteari lehentasuna emanik lan merkaturako orientazio prestakuntza eta txertatze eginkizunak indartu ahal izateko tresnak emanaz

gizarte bazterkeriazko egoerak kroniko bihurtzea saihestuz

arartekoaren txostenean baloreen krisi orokorraren baitan europar eraikuntzan funtsezkoak izan diren alor batzuk zalantzan daudela irakurtzeak kezkagarria iruditu zaigulako hizkuntza aniztasuna adibidez hizkuntza gutxituekiko errespetua ez sustatzeko arriskua dagoela esaten baitu

hizkuntza gutxituekiko errespetua horren beste ez sustatzeko arriskua baldin badago

hala ere arartekoak orain hamabost egun izan genuen batzordean naiz eta egoera kezkagarria dela aitortu europako beste nazio batzuetan hemen aurrera eramaten ari garen hizkuntza politikek interesa pizten dutela esan zuen eta adibide bezala

edota europako batzordeak eskatuta georgiako ordezkaritza bat ere etortzekoa zela gure hizkuntza politikako arduradunekin zein euskaltzaindiako ordezkariekin egotera

gure ustetan arartekoaren eta administrazioaren arteko kolaborazioa eta elkarlana balioan jartzea ezinbestekoa da eta horren adibide hainbat kontutan lortu diren emaitzak dira

hezkuntza sailarekin izandako elkarlanari esker ikasleak onartzeko prozesuan erroldako datuei gehiegizko garrantzia ez emateko lehen aldiz egin diren aldaketak

eta baita ere etxebizitza gaietan alokairu soziala kudeatu duen

nabarmentzen duen harreman ona uste dut honen adierazle ere badirela guk uste dugu honek izan behar duela jarraitu behar den bidea eta arartekoak berak ere

elkarlana da hau bukatzeko arartekoak pertsona guztien eskubideak bermatu behar dituela uste izan da aipamen berezia egin nahi

handiagoko balizko egoeran daudelako haur eta nerabeentzako bulegoak berezko proiekzioa dauka eta aukera izan genuen batzordean ere bere urteko txostena aztertzeko baina guk uste dugu familiek aipamen berezia behar dutela gure gizartean oinarrizko

gizarte ongizatea eta kohesioa mantentzeko ezinbestekoa da familiak babestea eta neurri desberdinak sustatu behar direla kasu honetan argi dago

gazteek krisiaren eta langabeziaren ondorioz bizitzako proiektu autonomo bati aurre egiteko zailtasunak dituzte eta horrek familiekiko menpekotasuna luzatu egiten du eta azken finean horrek eragin negatiboa dauka gure gizartearen ongizate eta garapenean

berdintasunak ere aipamen berezia merezi duela uste dugu bi mila bosteko otsailean legebiltzar honetan onartutako gizon eta emakumeen arteko berdintasun legeak

baina uste dugu fondoko lasterketa baten aurrean gaudela emakumeok lan munduan dugun parte hartzea areagotzea ezinbestekoa dela uste dugu lan baldintzetan eta diru sarreren arloan gizonekiko daukagun aldean txikitzea zentzu honetan

autonomoetako emakume eta gizonen arteko berdintasunerako plana

administrazioa guztiz feminizatua dagoela atera da baina hala ere gizonek baino lan ezegonkortasun handiagoa bizi dutela emakumeek

beste kide batzuen zainketa bateragarri egiteko neurriak eskatu ohi dituztenak gizonen eta emakumeen soldaten artean ere ia ehuneko

baina bazterkeria hori ez da zuzenean gertatzen den kontu bat baizik eta horretarako arrazoia baita ere emakumeek maila eta soldata baxuagoko postuak bete ohi dituztela zainketa lanekin bateragarri egin ahal izateko beraien lan hori gizonen eta emakumeen arteko egiturazko

gaur egun gure gizartean bizi dugun eskubide urraketa gordinenetakoa gure haur eta nerabeak

berdintasunean hezitzea prebentziora bideratu behar den erakundeen jarduera arazo larri honi aurre egiteko detekzio goiztiarra ere oso txikia da eta beharrezkoa da

artatzeko prestazio nahiz baliabideak bideratzeko gai izatea biktima diren emakumeek lehen ere aipatu da atentzio falta dutenaren sentsazioa bizi dute eta hori batez ere prozesu judizialetan nabarmentzen dute

edota baliabide nahiz zerbitzuekiko mendekotasuna eta bukatzeko espetxeetako egoera ere aipatu nahiko genuke

urtez urte arartekoaren txostenak espetxeetako eta espetxeratuen egoeraren berri ematen digu eta bere ardura azaldu ere bai guk bat egiten dugu ardura horrekin gizarteratzeari bideratuta egon behar direlako askatasun gabetze penak

bi mila hamaseian gure espetxeetan barneratutako pertsonen kopuruak behera egiteko joerari eutsi dio eta azken zortzi urteetan biztanleriaren

euskadiko espetxeek baino hala ere estatu espainiarrean ehun mila biztanletik ehun eta hogeita hamairu espetxean daude eta horrek europar batasuneko mendebaldeko hamabost

herrialdeekin konparatzen baldin badugu ehuneko hogeita hamaikako

portzentaia handiagoa da espetxeratze tasa hori

eta gure krimen kopuruak kontutan hartuta egungoaren erdia izan beharko litzateke espetxeratua dagoen euskadiko biztanleria datu horiek ikusita

abiarazi izanarekin beste behin ere eta egia da martutenek gabezi handiak dituela eta besteak beste ba ezin dira presoak behar bezala eduki bertan

ezin direlako behar bezala banandu nahiko litzatekeen bezala baina irtenbide horrek ez luke zertan izan behar proiektatu den bezalako espetxe bat eta guk uste dugu espetxe eredu propio bat izango bagenu

gauzak egiteko aukera ere izango genukeela eta horregatik estatutuan aitortua baldin badago ere oraindik ez daukagu transferitua

eskumen hori eta aurreko aldietan egin izan dugun bezala bai legebiltzar honetan zein madrileko gorteetan berriro eskatzen dugu eta lortu arte

bukatzeko eskerrak eman berriro arartekoari eta bere talde osoari urte osoan egin duen egiten duen lanagatik eta beste behin ere gure taldearen izenean gure begirunea eta elkarlanerako borondatea azaltzen dizkiot

eskerrik asko berasaluze andrea gai zerrenda agortu denez osoko bilkura honi